egun on eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok nire aurretik hitz egin duzuenok kokatu duzue gaiaren nondik norakoa

gure taldeak aurkeztu duen zuzenketarekin eta adostutako erdibidekoarekin adierazi nahi duguna da

hau da hezkuntzari ere badagokiola elikadura orekatuak bizitza pertsonalari eta sozialari

horregatik eskolako elikadurak izan beharreko ezaugarriak kontuan hartu behar dira hala nola ziurtasuna energia eta nutrizio ekarpen egokia osasun alorreko

ikasleen heziketa lortzea esparru horretan ere ohitura onak barneratzea azken finean helburu horiek lortzeko beraz

jantokien kudeaketari izan ere eskolako jantokiak hainbat zeregin betetzen du eta horien artean garrantzia bereziko bat zeregin soziala alegia indarrean dagoen legediak lehentasuna ematen baitio ekonomikoki mesedetu gabeko inguruetako ikasleek horiek ere zerbitzu honetaz gozatzeari bestetik zeregin nagusienetakoa nutrizionala izanik ere

gastronomiari buruz ikasi esperimentatu eta gozatzea ere ez dira aparte utzi beharreko zereginak

oker ez banago eta celaá andreak aipatu duen bezala aurreko ikasturtean

urtetik aurrera jantoki horiek araututa ditugu jaurlaritzaren agindu bidez eta gaur arte behintzat esan dezakegu

andrea esan nahi dizut agindu horretan aditzera ematen dela ikastetxeetako ordezkaritza duen organo gorenak onartu behar duela ikasleen partaidetza osasun eta giza ohituren gaineko hezkuntza irizpideak finkatzerakoan eta gero hor erabakitakoak eskolako monitoreei helaraztea hala ere errealitateak esaten digu

oso desberdina izan dela ikastetxeetan gertatutakoa eta gehienetan aisia antolatzeko programak izan direla soilik alde horretatik jantokiek duten funtzio hezitzailea oso da garrantzizkoa baina ez dagokio berari bakarrik kolektibo ugarik parte hartu behar du elikadurako ohiturak barneratze ekintzetan bizitzako beste gauza batzuetan bezala tribu osoa behar da haur bat hezteko ez hala nola familia jantokia gela irakasleak etabar bada ekimenik jantoki prozesu hezitzailearen parte gisa antolatzeko helburu denik eta

eta bide horretatik sakondu beharko litzatekeela iruditzen zaigu horregatik erdibidekoaren bigarren puntuan dioena ebaluatu egin behar direla eta kasuan gauzak hobetu beti dagoelako zer hobetu jantokiko zerbitzuan parte hartzen

horrek zerbitzuaren kalitatea handiagoa izaten lagunduko duelako ikastetxe asko ari da horretan eta

bestetik gurasoek badute kezka eta interesa eskola jantokiaren dinamikari buruz eta hor menuaz gain badira beste elementu batzuk aipatzen dituztenak

gainera administrazioetatik bidaltzen ditugun mezuak sendoak izatea eskatzen digute elikadura osasungarriari buruz ari garenean edo elikadura jasangarriari buruz ari garenean

janarien manipulaziorakoak jantokietan ari diren profesionalen balio aintzat hartzeko eta motibatzeko aldi berean

beraz araudietan aurrikusitako kalitate kontrol guztiak bete behar dira

jantokiaren ardura duten organo guztien partaidetza hasi eskola kontseilutik eta jantokiko langileetaraino kalitate kontrol horiek ere enpresen

baldintza teknikoetan erdibidekoan aipatzen ditugun eskakizun edo elementu horiek sartzen segitzea eta besteak beste menuetako elikagaien aniztasuna elikagai fresko eta ingurukoak erabiltzea ikasleen ohiturak eta jarrera osasungarriak lantzea

baldintza plegu tekniko horietan beraz behar diren egokitzapen eta eguneraketak egitea edo egiten segitzea proposatzen dugu osasuna sustatzeko orientabideekin bat etor daitezen energia eta nutrizio kalitatean aurrera egin dezagun eta ikasleen nutrizio hezkuntza lagungarri izan daitezen eh bilduk proposatzen duen autokudeaketari buruz berriz

ikastetxeetan agian bideragarria da baina ez guztietan eta horretarako une oro kontuan hartu izan beharko ditugu eskuragarri ditugun baliabideak

edozein dela ere modua edo proiektua horren bideragarritasuna aztertu beharko litzateke aldez aurretik eta

ez dago ezkutuko arrazoirik bideragarritasuna da aztertu beharrekoa gure ustez gaur egun indarrean dauden zerbitzuak ondo betetzen ditu gizartearen eskariak baina aipatu ditugun hari horietatik tira egin beharko dugu zerbitzua etengabe hobetzen segitzeko

familiekin etengabe elkarrizketa eta lankidetza bideak

araudiak dagoeneko ematen duelako horretarako bide proiektu pilotoak aipatu dituzu eta esan dizut lehenago ere baldintza guztiak betetzen dituzten kudeaketak

unean unean eskuragarri dauden baliabideak aztertu beharko liratekeela

ez duten taldeen txanda mistoa upydren

más que añadir gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko txandan eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

eta gainera batek baino gehiagok ez du oso ondo ulertu esan duguna edo ez du ondo ulertu nahi izan eta gainera distortsionatu egin nahi izan da guk esandakoa eta ez hori bakarrik ikusita lortu den erdibidekoa argi ikusten da gaia desbideratu nahi izan dela beste

oinarri batzuetara esaterako beken

beken inguruan ere baditugu ekimenak proposatuko ditugu eta eztabaidatuko dugu hemen

gizarteko errealitatea eta garbi dago hemen gaudenok ez dugula konpartitzen eta berdin ikusten gure errealitatea eta gaur mahai gainean jarri dugun jantokien bestelako eredu horri aukera zabaltzeko horren inguruko eskaria egon badago

beraz errealitatea ezin da ezkutatu

bidez eta ez hori bakarrik ikastetxeak ere eragileetaz aparte eskatzen

eta prest daude finantziatzeko ez dabiltza eskatzen

bere gain hartzeko ardurarik ez ez beraiek korrespontsabilitatea

etxe honetatik aldarrikatzen den korrespontsabilitatea

gizarte guztian bakoitzak duen papera eta bakoitza arduradun izatea

kontuetan baina beno tematiak gara eta legegintzaldi osoan zehar gai honekin jarraituko dugu lanean gaurko ekimenarekin guk bat ikastetxeen autonomia indartu nahi izan dugu

aldarrikatzen den autonomia hori eta gestio zuzena eta

kalitatezkoa hezkuntza integrala

bideragarritasun hori badirudi dena gutxi batzuen eskuetan etekin ekonomiko hori jartzea horren gainetik pertsonak

aberastasun hori bideragarritasun hori pertsona guztien artean banatzea ekitatea lortzeko aukera berdintasuna lortzeko hau da

enpresa txiki horiei dendari txiki horiei ere etekinak banatzeko

guzti hori ekidin egiten da ezabatu egiten da hori bai gero kontzientzia oso garbi geratzen zaigu etbn edo prentsan

baina hemen politika eraginkorrak behar ditugu egunerokotasunean eta hori da gaur bilatzen genuena atea irekitzea politika horiei hau oso gauza serioa da serioa eta garrantzitsua

jantokien eredua jatorduen eredua ezin da segurtasunera mugatu ez askoz ere zabalagoa da pertsonekin ari garelako jokoan pertsonen heziketarekin

eztabaida desbideratu egin da lehen esan dudan bezala

helburua gaurko ekimenarekin ez zen sistema aldatzea nahiz eta guk sistema aldatuko genuke baina ez bilatu duguna da atea irekitzea aukera ematea eta dekretuak zoritxarrez ez du aukera hori ematen

baina bai oso ondo geratzen zaigu duplizitatea krisia badirudi todo vale eta beno krisiak ni te cuento krisiak balio du edozertarako baina beno gogoratuko ditugu hitz horiek

hezkuntzan edo beste hainbat esparrutan proiektu pilotoren bat norbaiti bururatzen baldin bazaio proposatzea orduan ere

ekonomikoa beraz pena bat ez dugula lortu

konbentzitzea guk gai honekin jarraituko dugu iruditzen zaigulako oso gai funtsezkoa inportantea delako bat pertsonen heziketarako

bai eta bestetik gure gizartearen estrukturazio saretzen horretan eta benetan pertsona guztien

bilatzerako orduan eta aberastasun hori banatzerako orduan eta ez soilik bakarrik enpresa batzuen eskuetan uzterako orduan eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza señora presidenta

celaá andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andrea

nire postutik egingo dut zure baimenarekin ubera andrea ez dugu gaia segurtasunera mugatu eta ez dugu desbideratu

aipatu duguna da proiektu pilotu horiek sistemaratzeko arrazoiak

eta bideragarriak dauden bideragarritasuna aztertu beharko litzakeela dauden baliabideak ikusita

gaur egun badaude zuk aipatu dituzun sistema jarraitzen duten jantokiak celáa andrea ez dut uste

ez dago zein izan den zure legealdian egindako

exekutatu gabe utzi duzun diru guztiak baina jakizu gobernu honek diru kontuen inguruan egiten dituen kudeaketak ez direla

ez du hitza hartzeko asmorik amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu lehenik eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita bat ez berrogeita hamabi ondorioz ez da onartu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

hirurogeita hamairu bai berrogeita hamabi ez hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da bosgarren puntua beste baterako utzi denez

seigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena herritarren segurtasuna hobetzeko zenbait neurri hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularreko ordezkariak

maroto jauna zurea da hitza muchas gracias

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuok

de afinar próximamente este debate sin más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburua legebiltzarkideok

populismo zigortzailea populismo punitibo delakoa horixe da pp k aurkezten digun proposamen honen muinean aurkitzen duguna jakina da nola operatzen duen honek

handitu eta beldurra eta ezinegona txertatuta dagoenean hori baliatu neurri murriztaileak hartzeko

persekuzioa areagotzeko proposamen hau populista kontsideratzen du eta gainera oinarri faltsu baten gainean eraikitzen da inseguridade sentipen bat astindu nahi da ontzat hartzen da

hiritar zintzoa asaldatuta dagoela eta ekintza hartzea eskatzen duela eta horretarako gainera

etxebizitzetako lapurretak lapurretak bortitzak etabar gertatzen dira baina

ez da erraza zenbaki hotzetatik ondorio zehatz bat ateratzea baina argi dugu krisi ekonomiko eta sozialean aurkitzen dela egoera honen oinarria egoera honen muina ez dugu nahi pobrezia eta kriminalidadea

lotzea baina agerikoa da delitu mota batzuk premiazko egoera ekonomiko

eta bazterketa sozial batetik abiatzen direla gaur egun gero eta handiago dira inolako sostengu ekonomikorik

emergentziazko egoera batean laguntza sozial guztietatik kanpo aurkitzen direnak

ezda pentsatzekoa egoera hau sufritzen duten guzti guztiek delitu egitera joko dutenik bai ordea logikoa da pentsatzea

duten delituen egileek gabezi egoera larri batetik eratortzen direla beraz

ekonomikoak sozialak hezkuntza mailako neurriak lehentasunezkoak kontsideratzen ditugu eh bilduren aldetik

gizarte ongizatea orokortzeko eta behar egoera larriak ekiditeko inklusioaren erraian jarri behar ditugu esklusioaren erraian aurkitzen direnak gizartearen porrot hori zuzendu behar dugu oinarrian ez

gertutasuneko ikuspegi batetik ikerketak burutuz

bakoitzaren araberako zaintza egokia eginez horretarako elkarlanean aritu beharko dute tokiz tokiko udal polizia eta ordezkari politikoekin

eta behar den zaintza eraginkorra egiteko alor honetan pentsatzen dugu egoeraren gaineko ezagutza zuzenak

eta tokiz tokiko alkate edo

iritzia edukitzea delitu hauen aurrean

ekintza hartzeko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

sailburuak legebiltzarkideok gure lurraldean delituen

eta herritarren segurtasuna hobetzeko asmoz talde popularrak aurkeztutako legez besteko proposamen baten aurrean gaude egia da

barne ministeritzaren txostenean sinesgarri diren azken datuen arabera euskadiko autonomi erkidegoan arau hauste penalak ehuneko

cuyo concurso es fundamental para estos objetivos nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna jarraian zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan
mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maroto jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

esaten duzu aurriritzi batetik abiatu naizela eta ez iritzi batetik abiatu naiz eta ezagutzen dudan eta aztertu dudan gai baten inguruan

maroto jaunak galdetzen dit ea ertzaintzaren alde

zerbitzu bat da eta zerbitzu publiko horren alde bagaude eta

eraginkorra izan behar duela polizia asko dago herri honetan eta gu polizi autoktonoaren alde bagaude

polizi asko agian polizi gehiegi dago herri honetan eta

bete behar duen eta horretarako zenbat polizia behar den irakurri nuenean

jatorrizkoa pentsatzen nuen proposamen horrekin agian ppk bilatzen zuela

gaur beste behar batzuetan me

larri latz bat dago honen muinean eta gainera ezagutzen dugu krisi horren sorburua delitu hauek

eta horiei aurre egin behar zaie baina ez dugu pentsatzen mahai gainean gaur egun

eramaten gaituztenik pentsatzera egoera inoiz baino larriago edo alarmanteago kontsideratu behar

eredu berri bat behar du eredu berri baten arabera funtzionatu behar du gertutasuneko ikuspegi

tokiz tokiko egoera ezagutzen dutenekin hau da udaltzaingoa eta bertako ordezkari politikoekin erkatua konponduko da

transakzio honen kontra bozkatuko dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

del grupo nacionalista vasco nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna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

bai berrogeita hamabi ez hogeita bat ondorioz

geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

mendeko finantza ekarpenei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

ese es el propósito de nuestra iniciativa muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok publikoa bezero eta kontsumitzaileen eskubideak defendatzea eta bermatzea

erakunde publikoen eta bertan gauden guztion betebeharra dela denok argi dugu eta azaldu genuen asteleheneko batzordean izandako agerraldien ostean euskal herria bildurentzat hau da abiapuntua

jorratzen ari garen gaian kontsumitzaileen eskubideen defentsa eta bermea eta horretarako argitu beharko da lehenik eta behin eskainitako informazioa behar adina osoa eta argia izan den

argitasunean azken garaian gero eta konplexuagoak dira finantza produktuak ekonomia errealetik at dagoen merkatuan oinarrituz egin izan dira eta beraz espekulazioaren zurrunbiloan murgilduta dagoen finantza sektoreak

bezeroen bermea indartzeko eta berme hori

gure eginbeharra azken aldian finantza sektorea gauza bat dela bestea dela hainbat arazo eta istiluen erdian dago

hau konpondu beharrekoa da jakina da pairatzen ari garen krisi honetan eduki duen protagonismoa

irabaziak maximizatzera bideratu duela bidea espekulazio soila izan delarik baina euskal herria bildurentzat

errealera bezeroen beharretara zuzendu behar ditu finantza sektoreak bere ekintzak gizartearen garapena beti ere bide lagun izanik azken finean lortu beharrekoa da finantza sektorea bere jatorrizko

bezeroen bermea eta gizartearen onura ardatz duelarik eta gure zeregina beraz hau guzti hau

lanabes guztiak erabiliz bezeroen defentsari buruzko kezka dela eta badakigu direktibari jarraiki finantza gaiei dagokiela hainbat jorratu behar izan dituela sektoreak azken urteetan baina neurri horiek ez dira bakarrik formalak izan behar neurri horiek ezin dira gorpuztu dokumentazioa bete eta sinatzean egunerokotasunean aplikatu behar dira benetan bezeroen bermea izateko gauza ez da neurriak ezartzea gauza da neurri horien benetako

praktikoa ziurtatzea beraz bezeroen eskubideen defentsa sendoak

irmotasunez egin behar ditugu erantzukizun guztiak exijitu behar ditugu exijitu behar dizkiegu bai sektore publikoari

exijentzia horretan arazoa mahai gainean dugula

beti konponbideak aurkitu behardira ez soilik bilatu

bezeroek behar dutena konponbideak direlako mila esker eskerrik asko pinedo anderea euskal sozialistak taldearen

de momento quieren evitarles eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

lagun guztiok arratsalde on guztioi garrantzitsua hasteko ez gaude preferenteak kasu baten

denominazio hori edozein kasutan erabili izan da gauzak nahasteko

ez gaude ezta ere afinsa fórum filatélico edo piramide aurrean

bertan esandakoarekin gure adostasuna berretsiz nabarmenduz bai fagorek zein eroskik zuzentasun osoz ihardun dutela y además es que al menos

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko txandan mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

tan sospechosa muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka hitza

esa fue la única explicación eskerrik asko pinedo
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

hitza legebiltzarreko presidentea

eskerrik asko tellería jauna euskal talde popularraren ordezkariak

punto del señor maneiro eskerrik asko damborenea jauna

amaituta bozketara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamena jatorrizko testua

bozkatuko dugu bi puntu direla ulertu nahi dut

beno ba lehen puntua bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamairu bai hamabost ez berrogeita zortzi

lehen puntu hau ez da onartu bigarren puntua bozkatuko dugu orain bozkatu dezakegu

hogeita bost ez hogeita hamalau abstentzioak hamalau ondorioz

legezbesteko proposamena ez da onartzen jarraian eh bildu eta euzko abertzaleak taldeen artean sinatu den erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da eta hemen eten egiten da osoko bilkura